legebiltzarkideok egun on guztioi egia esan guk legez besteko hau irakurri genuenean

jasotzen dira etxe honetan oso ohikoak diren bi prozedura oso ohikoak eta arruntak bata informazio eskaera bat

arabako ospitale unibertsitarioko plan funtzionalari buruzkoa

bi prozedura ohiko horiek erabiltzea baina denbora

esan behar dugu hobeto ulertu dugula alderdi popularrak aurkeztutako legez bestekoa bereziki gure taldeak bai aldetik eta bai osasun sailburuaren aldetik pairatzen duen ez ohiko tratamendua

eta ohiko bideak irizpide politikoan baitan oztopatzen zaizkigula ikusita

galderak ez erantzutek informazio eskariak ez bidaltzeko gure legez bestekoak ez tramitatzeko eta ari naiz osasun batzordean tramitatzen ditugun

inguruan eta badirudi dagoeneko osasun sailburua nahiko ohitua egon beharko litzatekeela legebiltzar honetara baina ez dakit zergatik badirudi alergia edo diola etxe

gehiago saiatzen da edo gehiago ibiltzen da

baita kasu honetan ere gai honi dagokionean aurkezpenak etxe honetatik

eta ez eztabaidak edota lan bilerak berriki arabako plan funtzionalarekin bezala lehenengo beti kanpoan eta gero azkeneko momentuan legebiltzarrean eta hori legebiltzarkide guztiok gure prestutasuna agertu dugunean behin eta berriro gai honen inguruan eztabaidatzeko lanerako ekarpenak egiteko baina tira gauzak horrela daude

arrazoi guzti horiengatik gure taldeak baiezkoa emango dio gaur alderdi popularrak aurkeztutako proposamenari horretaz gain esan beharra daukagu eta adierazi beharra daukagu gure dezepzioa oso dezepzionatuak gaude arabako ospitale unibertsitarioko berrantolaketa edota plan

inguruan bai jaurlaritzarekin osasun saila eta baita eajrekin ere egiten ari den prozesu eta

behin eta berriro emandako hitza jaten ari da alegia ez da betetzen ari hauteskundeetan herritarrei emandako hitza eta legegintzaldi honetan

konpromisoak legebiltzarrak emandako aginduak gainera agindu horiek eajren babesarekin eta sostenguarekin

atzera botatzen ari da ez da betetzen ari azken hilabeteetan egin den gauza bakarra izan da belarriak jaitsi eta aurreko legegintzaldiko pse eta ppren proiektuetara bueltatu

arabako ospitale unibertsitarioari dagokionean eta hori agerian geratu da oso agerian geratu da

gure ustez oso nabarmen geratu zen osasun batzordean hor agertzera etorri zitzaizkigun zerbitzuburuen artean egon zitekeen

baina dakiguna da pena bat izaten ari dela baina gauzak horrela gertatzen ari da

oso nabarmena da lehenengo eaj lehendabizikoz jaurlaritzan sartzen denean

izoztu egiten du bertan behera uzten du gero hemen legebiltzarrean eajrekin adostuta onartzen da plan funtzionalaren egitasmoa nola abian jarri eta hor adosten da elkarlan bat abian zentroetako profesionalekin langileen sindikatuetako ordezkariekin gizarte eragileekin alderdi politikoekin baina ez dakigu benetan osasun sailak zelan ulertzen duen elkarlana elkarlan hori

hemen mugatu izan da aurkezpenak egitera eta ekarpena jasotzera

baina ez zaizkio igorri ekarpenak eta gu dakigunez gauzak

eta plan funtzionala ere legebiltzarkide taldeok lehenengoa maiatzekoa osasun sailetik lortu beharrean beste bide batzuetatik lortu behar izan dugu maiatzean

plan funtzional bat aurkezten du osasun sailak eta hor legebiltzarrean onartutako puntuetako bat ez da jasotzen alegia arabako ikuspegi integrala ere txertatua gertatzea jakinda

arabako ospitale unibertsitarioa zela baina bai onartzen genuen ikuspegi hori ere txertatua egon behar zela hori maiatzean zen baina orain badirudi maiatzeko plan funtzional hori bertan behera geratu dela beste bat da plan funtzionala baina ez dakigu zein irizpideen arabera

aldatu den ezagutzen dugun bakarra da eta ez da gainera oso argudio objektiboa eta ez herritarrei begirakoa hor

egiten dela baina beno guk ere agerraldi bat daukagu eskatuta eta espero dugu lehenbailehen guzti hori argitzea

ezer berririk ez aurreko legegintzaldiko plana eskuartean omen du

ez delako kontatu eta agindutakoa ez delako bete arabako lurralde osoko planifikazio integrala ezer ezean jarraitzen du planifikatu gabe plan funtzionalaren

inprobisazioa eta planifikazio eza eta guzti horren justifikazioa gaur hemen oso agerian geratu den bezala gobernuaren aldetik zein izan da plan funtzionala

dinamikotasuna gauzak aldatzen joan behar direla denbora pasatu ahala eta beharrak edo ez dakigu zer aldatzen den bezala

eta hor sartzen direla aldaketa guztiak alegia

inprobisazioa eta planifikazioa eza eskerrik asko ubera andrea
euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den tellería jaunak dauka hitza

eskerrik asko tellería jauna erantzunen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria den garrido andreak dauka hitza

ez du hitzik hartu behar euskal sozialistak taldearen ordezkaria den roncal andrea zurea da hitza sí muchas gracias señora presidenta de nuevo desde el escaño

eh bildu taldearen ordezkaria den ubera andreak dauka hitza señor tellería

ez adarrik jo nahikoa da nahikoa da hemen lehen esan dudan bezala

informazioak ez dira bidaltzen errespetu pixka bat legebiltzar honi zuek zarete hemen esaten duzuenok etxe hau errespetatu behar dela

hemen onartutakoa betetzea gero zarete lehenengoak ez duzuenak errespetatzen eta ez betetzen

badirudi zuen jokorik gustukoena dela ezkutaketan jolastea

ez emateko legebiltzarkideei galderak ez erantzuteko eta dena kanpoan egiteko

ez eragileekin edo sindikatuen ordezkariekin adostasuna bilatzeko aurkezpenak egiteko aurkezpenak egin eta gero esateko zerbait egin dela ezer ez denean egin lehen esan dudan bezala dezepzioa

gai honekin ere ikusi duguna hori da ikusi duguna legebiltzar honetan proposamen bat onartu zen eta ez da ezer bete ezer ezer eta gainera horren errua ere

egon zen bilera informal horretan ere gure taldeak galdetu zuenean ekarpenak egiteko edo zein zen prozedimendua esan zitzaigun beno kontuz ez da gehiegi aldatu behar eta ez dakit zer aitzakiak bilatzen baina zertan ari gara zertan ari gara iruditzen zait errespetu pixka bat eta argi esan

zein den zuen planifikazioa arabako lurralderako zein den zuen planifikazioa plan funtzionala arabako ospitale unibertsitariorako ze zerbitzu eman behar dituzuen langileekin zer egin behar duzuen

zeren inork ez daki hemen zer gertatu behar den eta denok dakigu

horretan lanean dabiltzan langile guztioi eta hemen

akordioen presioetaz hitz egin hitz egin dut zerbitzu buruen presioetaz

zerbitzu buruez gain beste langile batzuk ere badaude eta hemen guztiekin kontatu behar da

botere lehia bat dela eta batzuen mesedetan egin behar direla horrelako plan funtzionalak ez akordioak noski baietz

herritarren beharrei erantzuteko lurraldeen beharrei erantzuteko eta ez alderdien beharrei erantzuteko eskerrik asko eskerrik asko ubera
andrea amaitzeko euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den tellería jaunak dauka hitza

eskerrik asko tellería jauna eztabaida amaituta bototara jarriko dugu euskal talde popularraren legez besteko

ondorioz aho batez onartu da gai zerrendako seigarren puntua mistoa upyd legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena kartzelatik ateratako etako presoen gorespen publikoaren aurrean terrorismoaren

eztabaida eta behin betiko ebazpena maneiro jauna zurea da

eskerrik asko maneiro jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria den sémper jaunak dauka hitza

eskerrik asko ares jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den iturrate jaunak dauka hitza

eskerrik asko presidente anderea lehendakaria jauna legebiltzarkideok oso labur gure

gai honi buruz nahiko azaldua gelditu zelako azkeneko osoko bilkuran joseba egibarren diskurtsoan

argi gelditu zen eta behin eta berriro esan dugu bakea bizikidetza oroimenak biktimak gai guzti horiek

esparru babestua aurrera egiteko esparru babestua akordioak lortzeko esparru babestua gizarte honek

eraiki ahal izateko eta eraikitzen joateko horretarako

aldarrikapen publikoak egitea legebiltzar honetan

lortu egin dugu ostegunero diskurtso berberak entzutearekin

aurrerapausorik eman dugu hori izan da gure jarrera orain arte ere

ezer erabakitzeko ez da gizarteari eztabaida ukatzeko

aurrera egiteko da eta horrela izan da beti beti egon da legebiltzar honetan

inguruko ponentzia bat beti egon da aurreko legealdian bake eta bizikidetzarako ponentzia bat eta horrek ez du ez sekretuperik ez eztabaidaren ukaziorik ekarri horrek bilatu egin duena da

eztabaida eta aurrerapausoak ematea legez besteko proposamen honek ez dauka inongo ekarpen berririk hemen esaten direnak

hamaika aldiz errepikatu eta entzun ditugu legebiltzar honetan beraz ez dakigu zertara datorren nire antzinako eskolako menuak bezala

garbantzuak edo indaba zuriak jango genituela jakiteak eta

indaba zuriak edo garbantzuak edukitzea beti gertatzen zen berdina bueltak eta bueltak eman platera berdinari eta garbantzuak edo

iturrate jauna zuzenketarik aurkeztu ez duen taldearen txandara pasatuz eh bildu
taldearen ordezkaria den arzuaga jaunak dauka hitza eskerrik asko legebiltzarburu andrea eguerdi on denoi

ebazpena kaleratu zenean konturatu ginen ez zela une

euskal herrian batez ere estatuak frogatzen zuen zailtasunagatik europako giza eskubideen auzitegiaren ebazpena bere gain hartzeko konplexuz beteriko jarrera bat giza eskubideen araberako kondena bat onartzeko ezintasuna

kezka handiz ikusi genuen ebazpen horren ondorioz espainian egon ziren deklarazioantidemokratikoak portaerak manifestazioak

horrelako batzuk ere entzun izan ditugu euskal herrian beste era batean hartu zen ebazpena egoera injustu bati erantzuna zion erantzuna eta konponbidea nik ordezkatzen dudan koalizioak ardura guztiz jokatu du bai ebazpena irakurtzean bai ere horren

presoak kaleratuak izan direnean nahi izan genuen presoen itzulera era normalizatu batean eta inolako asaldurarik gabe

inbokatzen dituzuen arrazoiengatik murtzian eta puerton familiarrek eta libre geratzen ari ziren presoek sufritu zuten

dígannoslo les escuchamos eskerrik asko arzuaga jauna
erantzunen txandara pasatuz mistoa upydren ordezkaria den maneiro jaunak dauka hitza

homenajes que son absolutamente inaceptables gracias eskerrik asko maneiro jauna euskal talde popularraren ordezkaria den sémper jaunak dauka hitza

sémper jauna euskal sozialistak ares jauna zurea da hitza

eskerrik asko ares jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den iturrate jaunak dauka hitza

eskerrik asko iturrate jauna eta amaitzeko eh bildu taldearen ordezkaria den

euren zigorra bete dituztelako ez zaie

egin zutenagatik baizik eta herritik kanpo izan zirelako urte luzez legeak agintzen zuena baino dezente luzeago

zigor bidegabe bat aplikatu zaiela euren giza eskubideak urratuz

egitate horiek benetan ez direla gertatu esan nezake gaurko gai hau ekarri duzuela upyd eta pp borroka batean zaudetelako

diskurtsoa esan nezake batzuk saiatzen ari garela proaktibo positibo eta

lan egiten bitartean beste batzuk

oztopoak eta makilak sartzen dizkiozuela dauden zubiak dinamitatzen dituzuela zabaltzen diren bideak trintxerekin zulatu egiten duzuela esan nezake batzuk era arduratsu batean jokatzen

beste batzuk ez duzuela hala egiten batzuk bake osoa eta elkarbizitza demokratikoaren alde lan egiten dugun bitartean zuek gatazkan instalatuak eroso sentitzen zaretela

hara enplazamendua egiten dizuet gai guzti honetaz hitz egiteko han botako ditut nik ditudan ideiak nik ditudan arrazoiak nik ditudan egiak hara ez bazoazte pentsatuko dut

ez ideiarik ez arrazoirik ez egiarik han konfrontatzeko

eskerrik asko eskerrik asko arzuaga jauna

amaitu denez bototara jarriko dugu mistoa upyd taldearen legez besteko proposamenaren jatorrizko testua

emandako botoak hirurogeita hamabost bai hamaika ez berrogeita zortzi

upydren jatorrizko testua jarraian euskal talde popularraren osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

ez da onartu euskal talde popularraren osoko zuzenketa jarraian euskal sozialista taldeak aurkeztu duen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

emandako botoak hirurogeita hamabost bai berrogeita zortzi ez hogeita zazpi ondorioz

puntu honetara iritsita nik uste dut moztu beharko genukeela

beste bat jarraitzeko ponenteak zuregatik bai mintegi

gai zerrendako zazpigarren

jarraitu mintegi andrea jarraitzeko prest ba jarraitu egingo dugu

biak gai zerrendako zazpigarren puntua eh bildu legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena espainiako gobernuko ordezkariaren kargua desagertzeko eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda eh bildu taldearen ordezkaria den mintegi andrea zurea da hitza

egun on legebiltzarburu andre lehendakari legebiltzarkideak egun on euskal herria bilduk legez besteko proposamena aurkeztu du espainiako gobernuaren ordezkari kargua desagertzeko

espainiako gobernuak komisario bat eduki behar duenik erkidegoaren erabaki politikoak fiskalizatzeko

erakundeak modu demokratiko batean hautatu behar dira eta gobernuaren ordezkaritzak bere gain hartu nahi izan ditu ez dagozkion

hain zuzen ere eskuduntza horiek erakunde demokratikoei dagozkielako erkidego guztietan dauden ordezkaritzak

dira garai bateko gobernu militarraren edo gobernu zibilaren hondarrak dira autonomia estatu batean ez du zentzurik gobernuaren delegatuak egotea eta gainera izendapena espainiako gobernuak egiten du zuzen zuzenean

ez da pasatzen ez da iragazten prozesu demokratiko batetik ez erakundeak ezta ere erakunde horretan dagoen pertsona hau da ordezkaria

ordezkari demokratiko batetik baino eta bere jardunari begiratzen badiogu askoz ere hurbilago dago modu

modu demokratiko batetik baino askotan bere funtzioak gehiago hurbiltzen dira franko tiradore batenak izaten dira ez du eraikitzen

eraikitzen dutenei oztopoak ipintzen dizkiete gobernuaren ordezkariak euskal autonomia erkidegoko

ordezkariaren konpetentziak inbaditzen ditu eta gainera ez ditu errespetatzen erkidegoko erakundeen eskubideak

espainiar gobernuaren ordezkariaren figura eta deituratu egiten dugu halaber

eztabaida eta jardun politiko normalizatuan

egiten du eta egin izan du izendatua izan den egunetik berberetik fiskalizazio lana bereganatu du

akusatzaile pribatuaren lana erakunde hori bi nazioen arteko harremanetarako gunea izan ordez arazoak sortu ditu arazoak ez zeuden lekuan

jardun gaiztotu honek berretsi egiten gaitu hain zuzen ere erakundea

eta badaude gainera bere jardunaren adibide zehatzak batzuk baino ez ditut aipatuko esate baterako bilduk gobernatzen dituen udaletxeetan

udalei galdetu egin die ia udaletxe horiek ea hamalaugarrena ordain saria ordaindu dieten langileei

edo pentsatu izan zuen esate baterako berak erabaki zezakeela nork bota behar zuen txupina bilboko jaietan edo nork

udaletxez udaletxe joan da ikusten non nola zenbat zein lekutan eta zein tamainatako banderak ipini behar ziren eta areago

esan zien esan zion fakultate guztietan ipini behar zuela espainiako bandera hain zuzen ere bandera bakarra ez zegoelako eta horrek urratu egiten zuelako legea bere gain hartu du esate baterako fiskalizatzea kontratazioetan ipintzen diren

eta helegiteak ipini izan ditu eta aurka agertu zen donostiako udaletxeak erabaki zuenean meritoren domina eman behar ziola txilardegi idazle eta

behin eta berriz obsesiboki pertsegitu izan du disidentzia politikoa eta deliturik ez zegoen lekuan ere delituak asmatu

haur eta gurasoen artean arrakasta gehien dauzkaten pailazoek lekurik eduki ez zezatela

edo kontratatuak izan ez zitezela herriko

jaietan epaiketa propioa egin zion esate baterako euskal herria bilduk aukeratu zuen

eta horren kontra ere agertu zen eta saiatu da udaletxeek

presoen familiei beraien bidaia kostuak laguntzeko diru laguntza jasotzen zituztenean hau da

delitua bilatzen gaur goizean bertan hemen bertan entzun dugu nola

se quiere conseguir con imposiciones eta honengatik guztiagatik legez besteko hau proposatu dugu hiru puntu planteatzen dituena

lehenengo puntuan arbuiatu egiten dugu ordezkariaren jarduna adibide nahikoak eman ditugu

bigarren puntuan kolokan jartzen dugu erakundea bera eta planteatzen dugu bai ordezkariaren figura eta bai bere gain hartu behar dituen

berari ez dagozkiola eta hirugarren puntuan planteatzen duguna da bertako erakundeek erabaki behar dutela hain zuzen ere gaur egun gobernuaren ordezkariak erabaki nahi dituen gaien gainean euskal herritarrei

erakundeei dagokie erabakitzea nolako irizpide linguistikoak erabili behar ditugun kontratazioetan edo zein nolako programazioa ipini nahi dugun telebistan

edo nork irakurri behar duen pregoi bat edo indar politiko batek ze pertsona aukeratu nahi duen senataria izateko horietatik inor ez zegoen ez gaitua guztiek zeuzkaten

eta hala ere espainiako gobernuaren ordezkariak pentsatu zuen berari zegokiola horiek betatzea edo oztopoak ipintzea

beraz pentsatzen dugu edozein pertsonak

demokrata baldin bada eta ideologia ideologiaz aintzat hartu behar duela

egon behar dutela erakunde demokratikoak eta ez inolako kutsu demokratikorik ez daukan erakunde baten menpean egotea eta pentsatzen dugu gainera erakunde hori dela guztiz pertsonalista ez daukala herritarren kontrola eta gainera oso soslai autoritarioa daukala eta horrexegatik aurkeztu dugu

eskerrik asko mintegi andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza

euskal sozialistak taldearen ordezkaria den pastor jaunak dauka hitza

legebiltzar honetan eztabaida sortzen dela

aipatu bezala beste saio batzuk non eztabaidatu izan dugun eta nik uste dut proposamenaren zilegitasuna aitortuz

azkeneko puntua aipatzen zuenez pastor berak hirugarrengo puntu horretan azaltzen da

esku pasatzera dela biderik egokiena ez dugu ulertzen zer esan nahi den horrekin zergatik jakina eskumenen artean besteak beste guardia zibila eta espainiako ejertzitoa ere baditu behintzat bere harremanetan

beste estatu batenak dira baina beste bi puntutan aipatzen da alde batetik ordezkaria eta ordezkaritza

ordezkaria zein den eta ordezkaritzak zein funtzio duen eta nik uste jakina dela gure posizioa ere

urtean egiten dira izendapenak lehenengoak lehenengo orejatarrak osaba eta iloba garai batetan gero oso garai berezia dago herri honetan mila bederatziehun eta laurogeita hirutik mila bederatziehun eta laurogeita zazpira orduan sozialista bat da

hain zuzen ere ramón jauregui gero ondoren

julen elgorriaga eta gainontzekoak eta gero izan ditugu enrique villarretik cabieces eta azkeneko delegatua

memoriak ere behintzat horretan badu zer erakutsia eta

behintzat delegaritza edo ordezkaritza horiek izan dute aparteko nolabaiteko nortasun bat deitu dezagun utzi dezagun horrela nortasun bat zergatik berez ordezkaritza horien funtzioa izan beharko luke estatuak bereak dituen eskumenen garapena herri honetan koordinatzeko

horretarako izan beharko luke baina garbi ikusi zen eta ikusi da

beste betekizun batzuk izan dituztela eta ez denak garbiak legeak eta justiziak erakutsi duen bezala orduan berezitu ditzagun ordezkariak

garbi dagoena da estatutuaren garapena egin behar zen bezala egin izan balitz gaur egun ordezkaritza horrek bere funtzioak ere askoz mugatuagoak izango zituela

zerbaitegatik ez da nolabaiteko garapen hori eman besteak beste delegaritza bihurtu da halako espainiako

defentsarako gotorleku batetan eta funtzio hori jokatu izan dute

orduan badakit proposamen hau hala gertatu zelako denboran hala tokatu zelako gainera

bilboko festen inguruan sortu zen liskarra tarteko eh bilduk presentatzen du bere proposamena guk

politikoki eta publikoki instituzio ezberdinetatik aipatu genuelako zein zen gure iritzia kasu hartan carlos urquijok esandakoen inguruan

ordezkaritza horien edo ordezkaritza honen inguruan dugun iritzia beraz nik uste dut estatuak badaukala zer berregokitu

badauka nahiko balu eta kasuan ordezkaritza

ez gehiago ez gutxiago estatuak bere esku dituen konpetentzi horiek koordinatzea baina beti beti eta sistematikoki

lekuko garbia da adibidez azkenekoa edo azken aurrekoa aipatzeagatik elkarrizketa bat egin diote luze luzea

esaten dituen horietan eztabaida piztera baina bai jaurlaritzari bai lehendakariari bai edonori konsejuak ematen duen jarduten delegaritza batek nik ez dakit

nolabaiteko zilegitasun hori euskal politikagintzan

eta aholkuak emateko iritzia emateko eskubidea izango du

behintzat herri bozken eskutik hautatu eta

orduan figura alde batetik ordezkaria eta ordezkaritza gure posizioa garbia da bai

hirugarrengo puntuaren inguruan gure posizioa nola ez dugun ulertzen zer esan nahi den pentsatzen dugu ez dagoela bere tokian kokatua

ez duzue asmatu idazten gure iritzirako ba hirugarrengo puntu horren

abstentzioarena ez dugu ulertzen zer esan nahi duzuen horrekin eskerrik asko egibar jauna erantzunen txandara pasatuz mintegi andrea zurea da hitza

ez duzu ulertzen hirugarren puntua azalduko dizut oso erraza da hirugarren puntuak esaten duena da momentu honetan gobernuaren ordezkariak bere gain hartzen dituen eskuduntza horiek

areago ondo gogoratzen dut lehendakariak inbestidura egunean gernikan zin egin zuenean bere karguaz berak esan zuela

erkidegoan formula hori erabili zuen deigarria egin zitzaidan hain zuzen ere aurreko lehendakariak ez zuelako erabili

esan zuen eta beraz eskuduntza batzuk eta zuk oso ondo azaldu duzu gero

erkidegoari dagozkio eta erkidego honetan

leporatu nahian alderantziz planteatzen ari naizena da

gobernuaren ordezkariak honezkero badituela jaurlaritzak

erkidego honetan seguritatearen arloan autoritate handiena

berak hartu behar du horren gaineko eskuduntza eta ez delegatuak eta

eta kulturaren arloan jaurlaritzak hartu behar du eta ez delegatuak hirugarrena puntua horri dagokio hain zuzen ere konpetentzien inbasio bat dagoela

hain zuzen ere bertan behera gelditu behar dela figura hori eta ez horrenbeste pertsona

ez da pertsonari zuzendutako proposamen bat

baizik eta erakundeari erakunde hori soberan dagoelako eta ez dugulako behar halako erakunderik

oso ondo markatuta gelditzen da ikusita zeren preludioa den zeren sarrera den hain zuzen ere momentu batean estatuak erabaki dezakeela

eskerrik asko eskerrik asko mintegi andrea mistoak ez du hitzik hartu behar euskal talde popularraren ordezkaria den llanos andrea zurea da hitza

para estar aquí nada más muchas gracias eskerrik asko llanos andrea euskal sozialistak taldearen ordezkariak ez du hitzik hartu behar

bai lehenengo llanos andreari esan

ez dut ukatzen estatuak hemen eskumenik ez duenik esan dudana da duen eskumen kopurua dela askoz handiagoa estatutua garatu ez delako

adibidez gizarte segurantzaren arloan behintzat gestiogintzaren eskumena eusko jaurlaritzan legoke hasteko baina nik aipatu dudana da ordezkaritza horri

izaera politikoa hasiera hasieratik zergatik izaera politiko eduki zuen sortu zenean

figura bat marcelino oreja eta gero iloba jaime mayor oreja izan zen delegatu

garai bat laurogeita hiru laurogeita zazpi eta ramón jauregi egon zen garai hartan

gobernadore zibilak orain subdelegatu bezala

momentu hartan aipatuko ditut nahi baldin badituzu izenak

orduan gobernadore eta non bukatu zuten gero eta gal garaia garai horretakoa da eta julen elgorriaga delegatu izan zena beste batzuekin gero argelen egon zen etakoekin negoziatzen orduan

herri honetan behintzat hiru lurralde hauen

gauza horiek erne begiratu behar ditugu konbentzituta nago

arazoren bat puntuka bozkatzeko eh bildu taldearen legez besteko proposamenaren batgarrena eta bigarrena puntua

hogeita zazpi ondorioz batgarrena eta bigarrena puntua onartuta geratuta da jarraian hirugarrena puntua bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

emandako botoak hirurogeita hamabost bai hogeita bat ez

gai zerrendako zortzigarren puntua bilboko metroaren hirugarrena lineako obra egiten eta finantziatzen jarraitzeko

eh bildu legebiltzar taldeak hitzarmen horren aurka aurkeztu duen proposamenari buruzko eztabaida eta behin betiko ebazpena jaurlaritzaren